gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eitbko zuzendari nagusiari buruz

arana andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

lo sabe gracias eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza

legebiltzarkide guztiok tribuna honetara ateratzen naizen bakoitzean

hitz egitera lehenengo gauza gustatzen zaidana esatea da zerbitzu publikoa aldarrikatzea eta gaur ere horrela hasiko naiz

garrantzitsua dela ba zerbitzu audiobisual publiko horren garrantzia mahai gainean jartzea toki guztietan eta

aipatzen dute eta nik uste dut hori ez dugula bistatik galdu behar

en nuestro frontispicio eta baita gustatzen zait beti hastea legearekin legea laurogeita biko legea zeren nik uste dut lege aitzindaria izan zen nik uste dut hirugarren aldiz da jada hemen tribuna honetan aipatzen dudan lege hau

oso berritzailea gero aldaketa batzuk egin ziren bere gobernantza hobetzeko eta nik uste dut gaur ere merezi duela

eta horrela dio jatorrizko dokumentuan hala dio funtsezko herri zerbitzu deneko irizpidea aitortuz lege honen gai diren gizarte adierazpideak

esku hartzeko lehen lehen mailako bide direnez eratzen dira eta bai hezkuntzarekiko eta euskal kulturaren sustapen eta zabalkundearekiko

euskararen sustapena eta zabalkundea bereziki kontutan izanik eta hori guzti hori autonomia elkarte honetako herritarren eskubide eta

behar bezala egiteratzeko eustazpi eta oinarri horrela dio atarikoa

mila bederatziehun eta laurogeita bieko epaiaren hogeian

eta hedabideak asko aldatu dira urte hauetan eta orain beste modu baten modu eguneratu batean interpretatu behar ditugu printzipio hauek irakurri ditugu printzipio hauek eta eguneratu eta gauzatu behar dituen eitbren proiektuaren inguruan eta gure artean izan diren

arabera diodan bezala hogeita hamabost urte hauetan gauza asko gertatu dira eta gauza asko esan dira eitbren inguruan

egin denaz eta egiteko dagoenaz eta ni ziur nago eta gure taldeaz ere

eitbn gauza batzuk aldatu egin behar ditugu eta bere jardunean aldatzeko gauzak

izango dugu asmatzeko egiten badugu kontsentsuak bilatu bilatzen baditugu horretarako

eta romero andreak aurrean esan duen moduan ponentzia eratu genuen eta

lan egiten nik uste dut leialtasunez eta zintzotasunez eta baita aurreko parte hartze tribuna honetan beste parte hartze baten

eta orain pixka bat egia esan

bueno bost urte terdi sei urtetan alegia aurreko legealdi osoan eta

urte eta erdi bi urte hauetan laugarren aldiz eztabaidatuko da

eitbn gertatzen ari dena ba pixka bat islatzeko edo deskribatzeko hemen jarraitu

aldeko argudioak ematen kontrakoak ematen baina berriro diot uste dut datu hori nahiko esanguratsua dela bere horretan nik uste dut

norabidea zuzendaritzaren egiteko gaitasuna kezka larriz hartzen dugu eta hemen hasierako

legean agertzen diren printzipioak eta irakurri dira eta aipatu dira baina nik uste dut horiek era bat ahaztuak daudela eitbn

nahiko luzean gu ez gara

ez gara suedia ez gara frantzia alemania gu estaturik gabeko nazio bat gara hizkuntza bat duena gutxitua

esaten zuen kontrol batzordean plan estrategikoaren azalpenak

gizarte diglosico batean bizi gara era bat diferentea da eta hori nola hartzen den eitbk berak ere hori tratatzeko ikuspegi

hartu dezake eta gure ustez jada hartu du eta erratua da erabat

eta eitbtaz hitz egiten dugunean jada

ohikoa zait adibideren bat edo beste ematea eta egia da eitbk erraztasunak ematen ditu nolabaiteko maiztasunaz halako

europako kontu epaitegiak txosten bat argitaratu zuen zeren abiadura handiko trenaren inguruan europan abiadura handiak ba beno horren diagnosiaz

iragarri zuen guk euskal herria bilduk gure balorazio bat egin nahi genuen horretaz balorazio bat egin nahi genuen horretaz

eta txosten horrek esaten duenak eta gainera ikusita nondik datorren txosten hori

berez gutxienik alderdi politiko guztiok gobernuak egin bezala ba norbere iritzia ematekoa bezalakoa

gure iritzia eman nahi genuela eta esan zigun ezetz atzo esan zigun ezetz alderdi politikoen

soilik gobernuak egingo zuela badirudi

komunitate edo erkidego autonomo honetan garestiena izango dena eta

daramagun eta horrek eragiten duen guztiaz ba esan zigun ezetz esan zigun ezetz eta arantza tapia atera zen bere balorazioa egiten eta bueno badirudi herri honetan bakarrik arantza tapiak hitz egin dezakeela horretaz

beste adibide bat atzokoa enteratzen gara programa batean produktora batek egiten duen programa batean eta horretaz ere hitz egin beharko genuke eta zuzendaritzak ere hausnartu beharko luke informazioaren trataera eta independentzia eta neutraltasuna eta halako

gauzetaz hitz egiten ari garenean ea produktora pribatuak izan behar diren halako programak egiten dituztenak nik uste dut eztabaidarako hori

produktora bateak elkarrizketatua izan behar zen pertsona bati

elkarrizketa ukatzen dio pertsona horrek kamiseta bat zeramalako altsasukoak aske esaten zuena

nire galdera da horrek ereduarekin edo modeloarekin zer ikusia dauka esas decisiones señora romero

hori horren arabera doa ez hori da

orain itxi nahi ditugula edo arazo guztien aurrean itsuarenak egin nahi dugula ba badagoelako ponentzia bat etorkizuneko ereduaz hitz egiten

horrek dauka zerikusia borondatearekin borondate politikoarekin eta gauzak egiteko moduarekin eta alperrik da eredu bat edo beste eredu bat

eta halako erabakiak eta halako irizpideak maneiatzen baldin badira zuzendaritza

cambio de posición esan du romero andreak uste dut gutaz ari zela nolabait guk hasiera batean geneukan zuzenketa erretiratu dugulako

ez dakit nik horrela ulertu dut ez baldin bada ere hala ere emango dizut azalpena gure posizioa argia da gure posizioa nahiko kritikoa dela uste dut

esan dut laugarren aldiz hari gara horretaz hitz egiten legealdian hiru alditan hitz egin genuen bi alditan zerorren alderdi politikoak ekarri zuen cambio de posición nik uste dut zuenean dagoela

argi dauka eta uste dut izango garela koherenteak orain arte markatu izan dugunarekin

eta oregi andreak esaten du arana andreak ikuspegi nahiko partikularra duela nik uste dut ikuspegi partikularra zuek daukazuela soziometroarekin gertatu da gauza bat oso itsusia dena oso itsusia dena soziometro hori

zuek hain errespetu handia diozuen ponentzia horrek bere lan propiorako eskatutako soziometro bat zen ponentziako kideek soziometro horren emaitzak izan aurretik eitb ia botatzen zegoen bakoitzaren edo eitbk berak hortik ateratzen dituen

eta ateratzen ditu konklusio oso oso oso interesatuak partikularrak ateratzen ditu partikularrak zeren hemen esan den bezala horrek

baina titularretan utz egiten du baina modua ere modua ere ponentzia batetarako lan tresna gisa eskatutako sozio metro bat

lau haizetara zabaltzen zebilen oso itsusia oso itsusia

esan da hemen ehuneko berrogeita hamaseiak eta berrogeita hamaseia da inkesta

beste guztietan galdetzen denean aspergarria ala entretenigarria den galdetzen denean partidista ala independentea den galdetzen denean

balore guztiak lau koma bost eta bost koma seiren artean daude erdian prácticamente

nik uste dut eitb horrela pertzibitzen dela gaur egun euskal gizartearen

berrogeita hamasei hori ematen da esaten dutenek esaten dutelako berrogeita hamaseiarentzako etb partidista dela etb partidista dela

titular guztiek esaten dute gertukoa eta hurbila dela hedabide publiko bakarra daukaguna eta hori meritua da

jarraitzen dugu hitz egiten ereduaz ponentzian guzti horretaz eta lehen hemen komentatu dena etbko zuzendaritza ez da gai

bilakaera aldakorra da hauskorra da konplexua da

itzalaldi analogikotik hori orain dela

lizentziekin ere ez dakit zer gertatu delako eta guzti hori badakigu baina behin eta berriz aitzakia berdina erabiltzea eta behin eta berriz esaten berdina ematea ere uste dugu ia ba nahikotxo nahikotxo

ari dela hainbat urte pasatu dira itzalaldi digitaletik eta konbergentziaz eta digitalizazioaz eta behin eta berriz aritzen gara eta soziometro horretan esaten da digitalizazioaz ari garenean soziometro horretan esaten da

ez dakiela ezta zer den ere eitbeus ez dakiela

amaitzen joan ba beno amaitzen joango naiz oraindik dezente neukan baino

guzti honetaz ari garen bitartean hemen hemen oraindik gai potoloak estrategikoak diren gai potoloak eta urteetan luzatzen ari direnak oraindik orain despejatu gabe daudela eta zuzendaritzak ez dela gai inondik inora horiei

emateko eta albistegien tratamenduaz eta informazioaren trataeraz

oso bat da eta ez da abordatu nahi ez da abordatu nahi plantilla estrukturalaren kontua dago ea noiztik dagoen hori definitzeke eitbk eitbko zuzendaritza ez da gai momentu honetan esateko ezta bere plantilan zenbat lagun egon behar diren ere

zuzendari zen garaian eramandako pertsonal politika negargarriaren ondorioz non kontratu merkantilak hasten diren nolanahi nonahi

hori gobernatzeko ez dagoena zuzendaritzarik hori gobernatu dezakeenik horrek oraindik hor jarraitzen du

arte bueno eskerrik asko gero jarraituko dut erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos arana

euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

eta denbora gutxi daukagu hainbeste gauzei erantzuteko baina labur labur egingo ditut gauza batzuk lo primero señora llanos

dena den nik uste dut gaur hemen gakoa eh bildu da hori

gure eskua luzatuta dago eta gu eztabaidarako prest gaude badakigu gai asko daukagula urruzuno jauna gai asko daude hitz egiteko

horien inguruan erabili ditzagun dauzkagun foroak ereduaz hitz egiteko ez bakarrik gauza konkretuaz baizik eta ereduaz hitz egiteko

esaten dizut aitortzen dugu gauza batzuk aldatu beharra daukatela eta autokritika egiteko ere prest gaude

plangintza estrategikoa adosteko eta gure arteko kointzidentziak aurkitzeko prest gaude

foro guztiak ponentziatik hasita baina beste batzuk ere badaude

administrazio kontseilua alderdien arteko harremanak ere hor daude hitz egiteko eta gure ikuspuntuak eztabaidatzeko

baina ikuspuntuak adosteko aukera izan dezagun elkarrizketa horretan sakontzeko gonbitea berriro berresten

egia da zuzendariak etorri zenean esan zuen

hain epe luzera gauzak egin beharrik baina zuk zeuk

bidea izan daiteke epe laburreko estrategia bat egitea bi hiru lau urte hitz egin dezagun hitz egin dezagun horretaz orriak txuri dauzkagu momentuz bete dezagun

lankidetza lehen esaten nuen moduan ikusi behar dugu nora goazen estrategikoki pentsatu behar dugu

eskua luzatuta dago lan egiteko prest gaude eta autokritika egiteko baita ere eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

denbora esaten nengoen badaudela

ez dagoela inolako borondaterik edo gaitasunik zuzendaritzaren aldetik horri heltzeko albistegien tratamenduaz ari

eta pertsonal politikaren kontuaz ari nintzen enpresa eredua ere bada beste kontu bat oraindik orain ba inolako irtenbiderik edo inolako gakorik

ematen ez zaionik eta guk uste dugu horiek bai ala bai

lehen bait lehen abordatu behar diren kontuak direla

esan du aterako balitz aurrera maite iturberen

ea ponentziara etorri den jendeari eta zer esan beharko geniokeen guretzat ponentzia

ponentzian bagaude eta gaurko botazioan ateratzen dena atera guk uste dugu ponentziak jarraitu beharko

baina guk hasieran esaten genuen badaude beste kontu batzuk modeloari edo ereduari loturik ez daudenak eta jarrera kontua da eta aktitude kontua da eta

kontua da eta hori bai egozten diogu zuzendaritzari eta hori bai eskatzen diogu zuzendaritzari jarrera horiek aldatzeko zeren kontua da elkarlana esaten da baina

zenbaterainoko asmoa duen ganbera honekin ponentziarekin edo eta kontrol batzordearekin elkar lanean aritzeko bere borondatea zein den azkenaldian bi

aprobatu ditugu bat plan estrategikoarena eta bestea karrera profesionalarena eta argi eta garbi esan zitzaigun ez bata ez bestea

ez dagoela hori da borondatea aktitudea zein da jarrera zein da jarrera modeloa bat izan ala bestea izan guk esaten duguna da badakigu

ikus entzunezkoen sektorearen testuingurua bilakaera aldakorra da hauskorra da konplexua da

ez zeudenak lehia areagotzen dute guk badakigu eitbk orain milaka katerekin batera telecincorekin eta halakoekin lehiatu behar duela baina horrek ezin gaitzake eraman telecincoago izatera horrek ezin gaitzake eraman telecincoago izatera eta badirudi badagoela horrelako joera bat

markoan eta programazioan eta gauzak egiteko guretzat hori akats larria da bi helburu zituen sorreran gizartearen kohesioa bertebrazioa euskararen sustapena eta horiei benetan heldu behar zaie gaur egunean etbn dualizazio bat ematen da

beraz kanalen egitura guztia edo

litzateke ere uste dugu euskararen lurraldeari eman behar zaiola lekua euskararen lurraldeari

nafarroari eta iparraldeari ere uste dugu

handiaren pentsamenduan oinarritzen dela eitb oso urruti ikusten dugu guk zuzendaritzak hausnartu beharko luke lehen esan dudana

edo eitbko zuzendaritzaren dimisioaz hitz egiten duguna guk ez diogu txeke zuririk
eitbko zuzendaritzari bosgarren aldia egon daiteke eta gaur abstenitu egingo gara eskerrik asko urruzuno jauna

elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete

beraz enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berdintasuna jarraitzen duenez ba hurrengo

gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eta delituei modu egokian aurre egiteko hartu beharreko neurrien inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

guztioi eta eskertu bereziki gaur segurtasun eta ingurumen sailburuen presentzia

iruditzen zait baita gaurtik aterako den proposamenarekin ba beno etxeko lan sorta polita geratuko zaizuela beraz

eskerrak ematea presentzia eta besteoi ba berandu bada ere

dizuet gaurkoan iruditzen zaidalako begi eta belarri dezente ditugula entzuten eta ikusten eta esan behar dugunaren zain

eta jakin dudanagatik gutxienez adi daude basozainak

diren ertzainak arartekoaren taldeko kideak

eta seguruenik ere ahaztuko dudan besteren bat gaurkoan ikastaro politiko osoko lanarekin gatoz eta gaur aurkeztu eta dirudienez aho batez onartuko dena eta ni nahiko pozik nago

aurretik agerraldi sorta ederra izan dugu eta saltsa honetan dauden eta aipatu ditudan hainbatekin elkar lanean aritu ondoren eta hortik eratorritako ekimena baita hau

egiten bada ingurumen arau hauste eta delituen inguruan

egoera kaskarra neurri batean behintzat bideratu dezakegulako kontua da eta ikusi daiteke egiten diren inkestetan euskal jendartearentzat ingurumenaren babesari emandako garrantzia oso altua dela

ingurumen babesaren premia berehalako arazoa da eta arazo larria baina ingurumena babesteko indarrean ditugun arau eta legeak maiz hausten dira eta arau eta lege horien hausturaren aurrean administrazioak ematen duen erantzuna nahikoa ez dela dirudi legebiltzar honetan gaia ez da berria bi mila bederatzigarrena urtean sartu zen lehen aldiz

aralarren orduan ingurumen delituen aurkako borroka ia ez zen existitzen edo behintzat ertzaintzaren eskutik ez zen existitzen eta hori izan zen orduan eskatu zena

nahikotasunez baliabideekin egoera zuzentzeko unitate hori

urtean sortu zen ingurumen delituei begira sei ertzain

ares sozialista sailburu zela eta nahiz eta orokorrean aurrera pauso bat izan zela onartu zuen honen inguruan dabilen jendeak

sortutako unitateak arazoei aurre egiteko gaitasun nahikoa

eta ingurumenaren babeserako taldeak behin eta berriz salatuta

onartu zen legebiltzar honetan orduan nerea llanosen eskutik etorri zena

nahiz eta ekimen hau onartu asko behintzat ez zen aldatu egoera

ertzain egon ordez ingurumen delituei dedikatuak ba gaur egun

unitate talde honetan baina baina eta ikusi izan dugunez eta dakigunez ez dira bakarrak noski ingurumen arau hauste eta delituei dedikatzen direnak zeren ertzaintzaren unitate honez gain

unitate bat badago hiru diputazioek basozainak dituzte

oro har ertzaintza eta udaltzaingoa jaurlaritzako aldundietako eta udaletako

eta seguru bakarren bat ahazten dudala baina gaiaren inguruan gabiltzan guztiok ikusi izan ahal dugunez

azken urteetan horregatik izan zen guk gaia modu edo ikuspegi integral batetik lantzeko asmoarekin agerraldi sorta bat eskatu genuen bueno lehen tiradan guk eskatu genituen alde batetik ingurumen

eta baita beste hainbat esparruetako jendea etortzea arazo edo kontuaz hitz egiteko bai arartekoak bai basozainak bai ingurumen fiskaltza segurtasun sailburuaren agerraldian eskatu genuen eta baita

ikertzaileren bateren presentzia ere guretzako

gobernua babesten duten taldeek eskatu zituzten agerraldi gehiago

ordezkari batzuk eta ingurumen sailburuordea ere etorri ziren beraz hori izan da batzordean

izan dugun talde anitza eta zabala kualifikatua esango nuke eta

botatzen genuen eta guk hipotesi horretan eta behin eta berriz esan genuen

epaituak izatera irizten ziren horiek oso oso gutxi zirela medioen falta bazegoela eta koordinazio falta zegoela horiek ziren gure hipotesiaren edo lehen hipotesiaren

gertatzen dira nolabait gure hipotesia delituak edo delitu zantzuak dituzten jokabideak asko ematen direla ikusi da eta ondoren horren ondorioz delituak izan daitezkeen jokabideak ematen direla

ingurumen babeserako taldeek ere esan ziguten inpunitatea hitza aipatzen zen behin eta berriz inpunitate zentzazio bat dagoela hau da arau hausleak edo beraiek proposatzen ziguten bezala delinkuenteak

delinkuentziaz hitz egitea existitzen direla badakitela delitu hauen atzetik administrazioa behar bezala ez dela joaten eta horretaz baliatzen direla delinkuentzia honekin jarraitzeko iruditzen zait eta

iruditzen zait arartekoak hasiera hasieratik bere diagnostikoan edo oinarriak jarri zituela arazo edo arazo larrienak edo nondik joan zitezkeen

sancionatorios de tipo administrativo o penal eta hainbat eta hainbat kontu honen inguruan kontua da guztion artean

zeintzuk diren arazo nagusiak edo non egon daitezkeen arazo nagusiak zer gertatzen den azkenean inpunitate sentsazio hori edo errealitate hori

eta arazoen artean nik hemen batzuk jaso ditut

eta alde batetik dago ingurumen arauak asko direla eta administrazio desberdinek emanak direla eskumenen dispertsio haundia dagoela eta kasu batzuetan nahasmena

aipatu zuen arau haustea eta delituen arteko mugaren definizio falta bat zegoela eta eskumenen atomizazio bat ere bazegoela

prestakuntza falta bat dagoela espezializazio falta bat dagoela batzuek ere baliabide urritasuna aipatzen zuten

honi buruz asko hitz egin zuten baita askotan beraien lana eta epaitegien arteko bitartekariak daudela ba lana oztopatzen zutenak

behin eta berriz azaldu zen baita ere protokolo falta prozedimentu falta

eta guztien txapel bezala edo koordinazio falta nabarmen bat ezta hau bai sailburua bai sailburuordeak eta bai

agente ezberdinek ere esan zuten beraz

argi ikusi zen arrazoi guzti hauek direla medio ba kasu gutxi iristen direla fiskaltzara adibidez

esan zuen bultzada politiko eskasa zegoela edo sentitzen zuela hainbat kasuetan eta ekologisten partetik ere aipatu ziren beste hainbat kontu eta adibidez ba pozoien

esaten dutena euskal autonomia erkidegoa oso atzeratua dabilela eta gabezia izugarriak daudela aipatuz hainbat kontu

etcétera beraz gabeziak hor zeuden eta nahiko

iragarpen batzuk egin zituzten ezta y de hecho

gutxieneko kontsentsu bat zegoenaren sentsazio bat izan genuen guztiok

eta nik behintzat argi nuen saiatu behar ginela aho batekotasun batera iristea guztiak inplikatuak sentitzeko eta gobernuari

hartu behar dituen neurriak ba guztion artean bueno ba bultzatzeko legebiltzarrak argi utzi zezan

beraz zentzu horretan ere eskertzen dut ba talde bakoitzeko gai honetan bozeramaileak izan direnak edo arduradun izan direnak jarri duten

denok utzi ditugu eskariak mahai gainean baina beno iruditzen zaigu lortu dena ez dela

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

norberak ingurumena babesteko eskubidea duelako eta inpunitatearen aurka jo behar dugu ingurumena babestuz gizarte justua eta iraunkorra eraikitzeko pausu funtsezkoa ematen ari garelako

egin behar dugu inpunitatearen aurka jotzeko badakigu ingurumen batzordean hamaika iritzi entzun ditugu azken hilabeteotan eta horien artean segurtasun sailburuarena ingurumen sailburuordearena arartekoa

basozainak ekologistak eta abar eta abar eta hamaika iritzi horiek entzun eta gero

arazoak non dauden bat kontzientzia eta sentsibilitate falta administrazioetan bi koordinazio falta administrazioen artean hiru baliabide falta bai ertzaintzan bai fiskaltzan eta baliabide falta ez bakarrik pertsonala baizik eta formakuntza ere ertzaintzan edo

eta lau administrazioan dauden baliabideak ez dira behar bezala erabiltzen eta honetaz basozainei buruz hitz egin behar dugu

lehendabiziko pausoa onartzea dela eta onartzea dela

orain badakigu zer egin dugu txarto eta nola egin behar dugu inpunitatearekin bukatzeko badakigu nola egin eta izan gara idazteko kapazak eta sinatzeko kapazak guztion artean eta puntu honetan

eskertu nahi dut zeren bera izan da transakzio honen egilea eta

meritua berarena da eta nik onartu nahi dut gaur eta orain sabemos que se ha hecho mal

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on guztioi bueno azkena hitz egiteak

alde onak izaten ditu baino gaurkoan ba nire aurretik hitz egin duzuen guztiok nik esan beharreko gauza gehienak esan dituzue

gaurko eguna baino lehenago otero jaunak ondo esan duen bezala segurtasun eta erakunde batzordean hainbat agerraldi izan ditugu gai honen inguruan

eh bildu taldeak eskatutako agerraldi batzuk eta gero zuk ondo esan duzun bezala ikuspegia pixka bat zabalagoa izateko talde sozialistak eta geuk eskatutako

argazki nahiko osoa egin genuela gai honen inguruan eta horregatik gaurko eztabaidara iritsi aurretik ere uste dut ba bageneukala halako ikuspegi bateratu bat gain honen inguruan

ixteak beti edukitzen ditu bere zailtasunak baina uste dut nahiko aurreratuta geneukala baita ere akordio hori eta

esango hain zail zaila ere izan zenik eta lortu dugu nik uste dut

gai honi duen garrantzia ere gaurko akordio hau horren isla ere badela

oso esparru zabala hartzen dute fiskaltzako ordezkaria berak ere esan zuen uste dut difuso hitza erabili zuela bai araudiari buruz hitz egiterakoan eta baita ere ba bueno arau hauste edo delitu bezala kalifikatu daitezkeen gertari horiek ere

eta segurtasun sailburuak ere esan zuen bere agerraldian ez zela erraza izaten

horrelako kriterio argi bat izatea gero baita ere esan da nire aurretik ba euskal gizartea oso

ingurumen zaintzarekin eta horri erakundeetatik ere uste dut erantzun egokia eman behar zaiola

batzordean izandako agerraldi guzti horietan esango nuke koordinazio faltaren kontua izan zela nabarmena eta berebizikoa da eta horrela jaso dugu erdibidekoan erakundeen arteko koordinazio hori bultzatzea eta ahalik eta onena izan dadin lan egitea

horregatik eskatu dugu erakunde arteko batzorde hori osatzea

urtebetean plan bat egitea eta bertan jasotzea gai hauetan zer esana daukaten erakunde guztiek zer egin behar duten ondo jasota egotea

ematea segurtasun sailari hainbat lantxo ere jartzen dizkiogu aipatu da badagoela osatuta ingurumen delituetaz arduratzen den unitate hori dagoeneko

bulego nagusiaren barne dagoena baina eskatzen diogu indartzeko unitate hori

pertsona aldetik eta baita baliabide aldetik

lanean ere ertzaintzak unitateak indartu ditzala formakuntza ere eskatzen diogu dagoeneko formakuntza ematen da eta ez bakarrik unitate sailburuak bere agerraldian esan zuen eta ertzaintzaren lan egiteko eraren inguruan egin izan dituen beste agerraldi batzuetan ere aipatu izan du nahiz eta unitate konkretu bat egon gai konkretu batzuetaz arduratzen dena ertzaintzaren lanerako modua era ba zeharkakoan edo transbertsala dela orduan nahiz eta

gero aipatu da hemen oso gutxi santzionatzen dela

ez dakit sailburuak eman zuen datu bat ere bai bere agerraldian esan zuen bi mila hamabitik zazpiehun eta hogeita hamar salaketa jaso zirela

horien proportzioan emandako isunak ez dira asko egia da baita ere salatzen den guztia ez dela arau haustea edo delitua eta lehen aipatu dugu guztiok zailtasun hori baita ere definitzerakoan eta agian

bertara hurbiltzeko ardura duenak frogak jasotzeko eta agian horren ondoren

egiten diren salaketak eta osatzen diren espedienteak hobeak izango dira eta horrekin ere agian ba beno salatzen den parte handiago bati jarriko zaio gero

guzti horretarako gaurko akordioa oso baliozkoa izango dela gero

eginbeharreko batzuk protokoloak ere bideratu ditzala dagoeneko beno ba aipatu zuen

ingurugiro agiri batzuk ba salaketa horiek egokiago jasotzeko eta horrek ere

duelako alde batetik herritarrek salaketak jartzeko bidea erraztuko du baina baita ere

askoz ere egokiago iritsiko direla hauei ere lana errazteko gero aipatu dira baita ere basozainak eta

aldundiek eta gure lurralde historikoek dituzten eskumenekin ba beno eskatzen dugu baita ere bideratu dadila agian estatuak

eta lurraldeetan nik uste dut hala beharko lukeela eskumena beraiei dagokielako

inguru zaintzat arduratzen diren agente hauen

ba bueno arauak ba bueno hobetzeko edo zabalagoak izateko ez aipatu zen baita ere arabako

zuzendariaren aldetik oraindik ere arau hauste asko egiten dituenean herritar batzuk ez direla konturatzen benetan arauak hausten ari direnik beste askok oso kontziente egiten dituztela baita ere eta orduan beraiek

informazioa behar beharrezkotzat jotzen zutela eta nik uste dut horretan ere erakundeetatik ahalegin bat jarri beharko litzatekeela gai hauetan eta bukatzeko

eskumenak kontutan izanik eta diogun errespetutik ba bueno gomendioak luzatzea besterik ez daukagu

aritzeko medioak jarri ditzatela eta aldundiei ba lehen esan duguna basozainei ere

baliabideak jartzea beraien lana ere esparru honetan ondo egin ahal izateko beraz

otero jaunari zu izan zarelako pixka bat gai honen aitzindari eta buru esango genuke nik uste dut nahiko erraza izan dela akordio batetara iristea

azken osoko bilkura baten aho bateko

behintzat gure taldeak gai honetan hemendik aurrera ba horrela jarraitzea eskerrik asko

anderea erantzunen txanda norbaitek parte hartu nahi du

eh bildu eusko talde popularra elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena irailaren hogeita biko hogeita bederatzi barra bi mila hamaika legea terrorismoaren biktimen aitorpenerako eta babes integralerakoa aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposa sarearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den zabala andereak dauka hitza

mila esker presidente andrea lehendakaria legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

hogeita bederatzi barra bi mila hamaika legea terrorismoaren biktimen aitorpenerako eta babes integralerakoa aldatzeari buruzkoa da hoy

zabala anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

arratsaldeon denoi guretzat hogeita bederatzi barra bi mila hamaikako biktimen legeak ez du eskaintzen biktima guztien aitortza eta erreparaziorako marko egokiena ekimen honek argi agertzen duen moduan lege honen aplikazioak biktima batzuk lehenesten ditu besteen

eta zehazkiago lege honen erregelamenduak biktimen berdintasunaren printzipioa hausten du erregelamenduak esaten du

hori aintzat hartuta barne ministerioaren terrorismoaren biktimen laguntzarako zuzendaritza orokorrak kalte ordainak ukatzen dizkie biktima batzuei kontsideratzen dituelako erakunde terroristaren kideak direla

terroristak direla zertan oinarritzen da sententzia baten ondoriozko ebazpen batean ez

bidez ez polizia txosten batez pertsona hori hil eta hamarkada luzeen ostean

egindako txosten batean ezartzen da pertsona hori

edo bestelakoa adibide lotsagarri eta mingarri bat ekarrik nahi

izan ere barne ministerioak ukatzen du josu muguruzaren eskaera herri batasunako diputatua laurogeita bederatzian

ilegalizado en dos mil tres hau da laurogeita bederatzian hilda bi mila hiruan ilegalizatutako

biktima zena aplikazio honen bitartez biktimarioa da biktima horrek zerbait

edo herri batasunakoa zelakoan biktima horrek interpretazio honen arabera agian merezi zuen biktima horri gertatutakoa agian justua

barne ministerioaren kalte ordainak merezi ahal izateko zabala andreak esan du ignacio muñagorri laguíak diktamen bat egin zuen ez bakarrik egin baizik eta hemen

giza eskubideen batzordean eta are gehiago esango dut agerraldi antologikoa izan zen maisu lana izan zelako eta bere argudioak benetan

ezin izan zion muñagorriri kontra egin argudioekin gaur ez dakit

o no o lo hará tarde horregatik ados nago pili zabalak ekarri digun iniziatiba honekin

egitea marko legal honetan baina pentsatzen genuen adierazpen honetaz gain kontsideratzen genuen biktima hauek behar dutela babes praktiko bat babes material bat babes sustantziala eta horrela eskaini nahi

puntu horretan gure gehitzeko zuzenketa izan zena pentsatzen genuen lagundu behar geniela arbitraritate horren aurrean gertu sentitu behar gintuztela urgente beharrezkoa zela leuntzea

daukan gastua daukan kalte ekonomikoa daukan zama pertsonala eta horregatik jo genuen eusko jaurlaritzarengana eurek hartu zitzaten neurriak karga hauek

arintzeko eta horregatik hain zuzen ere gehitzeko zuzenketa aurkeztu genuen gaur sinatu duzuen erdibideko horretan agertzen dena

zuzenketa batzuk komentatu nahi ditut pixka bat arin hirugarren puntuan eskatzen du jazarpeneko biktimak aitortzeko

aldatzea ez du esaten jazarpeneko biktima victimas de persecución hauek

aldaketa mereziko lukeen eta ez dut uste ere jazarpeneko biktimen unibertso aintzat hartzen duenik puntu honetan martxelo otamendi egon zen ponentzian eta

jazartua sentitzen zela bere jardun profesionalengatik edo bere lanagatik edo bere iritziagatik eta ez dut uste horrelako lege aldaketa batean edo termino honetan jazarpeneko biktimen aitortzeko termino hau

ez dut uste horiek sartuko direnik beraz pentsatzen dut gehiago elaboratu behar dela eta horretarako ponentzian jarraitu beharko dugu lan egiten bigarren puntuan ere hitz egiten da justizia lehen eratzaileaz edo errestauratiboaz eta guk nahiago dugu hitz egitea justizia transikzionalaz eta pentsatzen dugu justizia transikzionalaren tresna bat edo atal bat dela justizia lehen eratzailea edo errestauratibo hori

ari garen biktima hauek estatuaren biktimek pentsatzen dut ez daukatela presorik ez daukatela perpetratzailerik errestauratuko dituenak

dute biktima hauek topaketa errestauratiboak egin nahi badituzte izan ere justizia ez delako egon eta presoak ez daudelako zentzu horretan are gehiago euskal presoek pentsatzen dut ere merezi dutela errestauratzea euren eskubideetan eta

legedi arrunt batera edo bakea sustatzen duen

zela elaborazio gehiago behar du puntu honek horregatik abstentziora joko dut hartu dadila abstentzio positibo bat eraikitzaile bat ez nago kontra pentsatzen dut jarraitu behar dugula hau

eta pentsatzen dugu gainera ponentzian lana daukagu hauek puntuak lantzeko eta nolabait adostasun zabalagoetara heltzeko laugarren puntuarekin ados gaude pentsatzen dugu estatuko biktima eta biktima guztiek egia ezagutu behar dutela eta horretarako

desklasifikatzea artxibo guzti horiek ikusiko da baita ere horrek zein garapen edukiko duen beraz ez badago problemarik behintzat

eta hirugarren eta bosgarren puntuaren abstentzioarekin joko dugu esaten dudan moduan era eraikitzaile batekin babes handia emateko
honi eta biktima hauek eskertuko dutelakoan gure jarrera hau besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

presidente anderea legebiltzarkideok arratsalde on guztioi niri ere

berdin gertatzen zait azkenekoa hitz egiten dut eta erdibideko zuzenketa bat sinatu dugunen artean

hitz egiteak ba labur izatera eramango nau eta

biktimak eskubideak memoria egia

aitortza gai guzti hauetaz lasaitasunez eta modu eraginkorrean hitz egiteko sortu genuen memoria eta bizikidetzarako ponentzia

pertsona desberdinak pentsaera anitzak gogoeta diferenteak entzun eta partekatu izan ditugu talde bakoitzaren ondorioen ekarpenei

hurrengo aste edo hilabeteetan gogoeta guztiak partekatu eta amankomunean jartzen saiatuko gara eta gutxienezko gogoeta eta ebazpenak adosten saiatuko gara ere lan esparru horretan kokatzen genituen guk

honek guztiak eta beste horrenbeste izan dira eta izango dira gure lanen artean

tratu diskriminatzaile injustua pairatzen dauden biktima hauek lehenbailehen konponduta ikusi nahi dutela beraien arazoa eta arrazoia daukate gainera lau urte pasatu dira legebiltzarrean euskal herriko unibertsitateko zigor zuzenbideko katedrak

espero además que se haga pronto cuanto antes mejor biktimek urteak daramatzate egoera injustua pairatzen gainera egoera hori isilarazteko saiakerak egon dira garai berri baten aurrean gaude

eta erreparatzeko aprobetxatu daiteke garai hau bizikidetza sendoa eraikiko dugu

zintzo legez eta berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioak jarraituz espero por tanto

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

esan duzu legez besteko proposamen hau ez daukala zentzurik hemen

legez besteko proposamenak hemen aurkezten direnean zentzu bat dutela

honek eduki izan balu adostasun zabal bat noski gero espainiako kongresura joan ahal izateko beste balio erantsi bat edukiko luke hau da babes osoa legebiltzarraren babes osoa eta hori oso garrantzitsua izango litzateke

hobeto joango zinatekete eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea

zabala andrea puntualizazio txiki bat mantendu dezazun oraindik itxaropena egia da europako

giza eskubideetarako tribunalak inadmititu dituela kasu batzuk baina horrek ez du esan nahi beste kasu gainontzeko kasuak aztertzen dituenean horretan topatuko dituen argudioak

aplikatu beste kasu horietara hau da kasu horiek aztertuko dituenak jurisprudentzia eratuko du eta nolabait

oraindik daukate aintzat hartuak izateko esperantza eta behintzat esaten dizudana da ez galtzeko esperantza lehen esan dut zuek biktimak

borroka horretatik emaitza onak oraindik ateratzeko puntuan zaudela edo aukera badaukazuela señor barrio

iniziatibarekin bat egiten dut hiru puntu horiekin babestuko ditugunak eta bat egiten dut baita ere abstenituko garen puntu horietan adostasun berriak

horretarako dago ponentzia eta nik ere bai iturrate jaunak egiten zuen bezala opa diot ponentziari emaitza onak eta nolabait gai hauei eta beste hainbat eta hainbat gaiei erantzun ona

andrea euzko abertzaleak iturrate jauna ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu denez

bozketara jarriko digu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketak puntuka eskatu da pentsatzen nuen ez zegoela arazorik esango didazu mesedez nola bat bi eta lau elkarrekin bale eta beste biak baita bozkatuko digu bat bi eta lau puntuak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa nueve contra beraz onartuta geratu dira bat bi eta lau puntuak jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa

hiru eta bost puntuak jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet

kolektiboen aldeko adierazpen instituzionala mila bederatziehun eta hirurogeita bederatziko ekainaren hogeita zortzian stonewallen izandako istiluek inflexio puntu bat markatu zuten lgtbi kolektiboarentzat gaur nahiz eta gizarte kontzientzia gero eta handiagoa den

tontorrean sexu orientazioaren eta identitatearen edota genero adierazpenaren ondorioz diskriminazioa dagoela esparru honetan beste urte batez gizartearen zati handi batek

alde batera uzten zaila den zapore gazi geza ukaezina da borrokan urteak eraman eta gero

gero eta armairu apurtu gehiago daude eta are

gaur neskak eta mutilak diren moduan elkarrekin bizitzetik hurbilago daude genero eskemek estutzen jarraitzen dute baina itotzearen sentsazioa gero eta

are inportanteagoa da eta eusko legebiltzarrak urretik jarraitzen ditu gorroto delituen eta giza eskubideen urraketa eta gizartea animatzen dugu halako egoerak ozenki salatzera konpromisoa adierazten dugu

pertsonen eskubideekin eta eskubide horien aldeko gure legeak eta politika publikoak eguneratuta mantentzearekin gaur

euskadin lgbti askapenerako estreinakoz

atzera begiratzen badugu ikusi egingo dugu sexu eta genero aniztasuna gero eta gehiago onartzen direla eta hori beste ezer baino lehen

kolektiboen eta pertsonen borrokari esker izan da baina baita euskal gizartea komunitate solidarioago eta bidezkoagoa egiteko ahaleginari esker ere besterik gabe osoko bilkurako gai zerrenda agortu dugunez